arratsalde on guztioi osoko bilkurari berriro ekingo diogu

mesedez mesedez jaitsi badakizue galarazi daudela pankartak eta ateratzea

lehenengoa jaitsi mesedez bigarren abisua mesedez

alonso jauna euskal sozialistak mendia andrea zurea da hitza

eta osoko bilkura honetan ez dugu gobernua aztertzen soilik denok aztertzen gara talde bakoitzak gizarte honen alde egin duena

egitea azken legealdiaren hasierarekin perspektiba on bat edukitzeko orduan lehenengo urte osoa galdu egin genuen aurrekonturik ere ez genituen lortu

behar atera behar izan zituen gaur aurrekontuak ditugu eta gobernuak nahiz eta gutxiengoan egon lan egiten ari da programa eta bide orri argi batekin legealdi erdira heltzen garenean legegintzaldi programaren bi heren onartuta edo tramitazioan izango ditugu eta plan guztiak bideratuak egongo dira eta erritmo ona daramagu eta ekimena gobernua sostengatzen dugun taldeetan dago ez dugu beste alderdietan

balio du soilik edo jadanik badakiguna azpimarratzeko alegia gaudela horregatik sozialistok akordioaren aldeko jarrera berretsi nahi dugu gaur talde guztiekin akordioa salbuespenik gabe

sinesten dugu behin baino gehiagotan lortu egin dugu nahiz eta batzuetan kontrakoa irudi izan datuek frogatzen dute akordio gehienak aho batez edo eh bildu eta podemosekin lortu ditugu eta beste zenbait gehiago alderdi popularrarekin

ondo dakizue denok aukera ezin hobea daukagu aurrean politikak gauzak eraldatzeko duen ahalmena erakusteko aukera baina herritarrentzat

económico y laboral gizon eta emakumeen arteko berdintasuna bermatzea babes soziala indartzea da emakumeak baitira sistema honen kronifikazioaren biktima nagusiak eta gai honek rgi delakoaren erreformarekin erlazio zuzena dauka

hel daitezen baina gero eta gutxiagok behar ditzaten ere bai egin gabe dugun eztabaida da honakoa neurri handi batean batzuen diskurtso

eta aurrean izango gaituzte aurrean izango gaituzte laguntza behar duten kolektiboak elkarren kontra jarri nahi dutenek gobernuak bidali egin digu dokumentu bat

abiapuntu ona da baina bide horretan sistemaren iraupena eztabaidaezina izan behar da herri kohesioa bermatzeko inbertsio egokiena delako

hogei urte barru hemen egongo diren legebiltzarkideak hauxe bera esan ahal izateko los socialistas valoramos

estatutua funtsezkoa izan da gaur egungo euskadi sozialaren eraikuntzan eta uste dut errealitate hori denok onartzea ezinbestekoa dela

baina horrela izan dela onartu behar dugu orain gure proposamena da autogobernua gure elkarbizitza antolatzeko tresna izaten jarraitzea desberdintasunak

ahal izateko eta gure mugaz gaindi dauden errealitatean ongi ahokatu behar dugu estatutua hurrengo asteetan gure zeregina izango da adostea lan guzti hori nola antolatu et gero zehaztea legearen atalak

erreforma federala dela autogobernua zabaltzeko bide seguruena eskumenak argitzeko eta administrazio desberdinen arteko zintzotasuna bermatzeko

orain bere desegitearen zain gaude behingoz desagertzea etari dagokio pausu hori ematen

eta oinarrizko akordio bat da eragoztea preso bat kartzelatik berriz irtetea haren iragan terroristaz harrotuz

terroristak kartzelatik irtengo dira noizbait eta gure lana da laguntzea haren gizarteratzean eurek erasotu zuten gizarte horrekin berriz aurkitzea da

kontrakoa euskadik bere pluraltasuna mantentzen duelako

arratsalde on urkullu lehendakaria

diskurtsoa entzun ondoren nork esango luke euskadin arazo larri eta

edo nork esango luke gobernua ona ez denik ez baina errealitateak kontrakoa erakusten digu temati arazoak egon badaude

zure gobernua urkullu jauna suteak non dauden

guk entzuten ditugunean zenbaki horiek makro zenbaki horiek

gauzak ondo doazela baina badago parte handi bat herri honen parte handi bat

ez dituela jasaten eta ikusi dezakegu hainbat adibide adibidez zuek esan duzuen bezala arazoak dituzten

enpresa horiek eta bere langileek ez dute parte hartzen zifra hauen inguruan eta

milaka eta milaka langile daude ez dutela ikusten nola beraien egoera hobetu egiten den baizik eta ikusten dute nola beraien egoera

hau da adibide oso on bat hemen ikusten dugu nola gobernuak ez du

beraien politika industrialean dirua jartzen du enpresetan eta gero ez du

harro zaudete zuen kudeaketari buruz harro zaudete arazo

uste duzue begiratu ahal dituzuela langileei eta beraie esan arazo hauek konpondu daitezkeela eta zuen kudeaketa ona izan dela

no son prioritarios para este gobierno argi geratu zaigu eta argi ikusi dugu euskadiko erdiaren prioritateak ez dira garrantzitsuak

autogobernuko ponentziarako gure proposamenaren zirriborroa aurkeztu egingo dugu gure militanteei luzatuko diegu

urriaren hamararen baino lehen aurkeztea da gure konpromisoa baina hau ez da kasualitatea ere lehen euskal gobernuko osaketaren urteurrenaren datan

anitza izan zen gobernua ez gaur zuk barne kontsumorako aurkeztu duzun karikatura

lehen euskal gobernua izan zen bezalakoa itun zabala anitza eta transbertsala bilatu nahi dugu

lortu zuen atxikimendu baino handiagorekin testu honetan herrialdea nola ulertzen dugun eta ditugun erronkei nola egin aurre

mila esker presidente anderea legebiltzarkideok gobernuko kideok urkullu jauna eta gaur hona etorri zareten herritarrok eta telebistaz

herri bat gara etsi ez duen herri bat eta horregatik gaurko nire lehenengo hitzak halabeharrez kataluniari buruzkoak izango dira kataluniako gobernua

zerbitzari publikoak atxilotuak alderdi politikoen egoitzak miatuak askatasun zibilak bertan behera hau ez da independentzia bakarrik hau demokrazia da demokrazia bai ala ez demokrazia

guk argi daukagu beraz nik gaur hemen esan nahi dut euskal herria bilduko gizon emakumeok apustu argi eta garbia egiten dugula demokraziaren alde

historian badira une batzuk halabeharrez alde batean edo bestean jarri beharra dagoena ez dagoena anbiguetatearentzako tokikorik

u en otro eta urkullu jauna gustatuko litzaidake erantzuna zuk ere argi uztea izan ere

ez baita demokraziaren alde egotea edozein kasutan gaurko zure diskurtsoa entzun ondoren

paralelo batean edo bizi dela bai kataluniara begira dauden unean betiko mezua igorri diezulako baita espainiar estatuari begira eta baita

mundu paralelo bat eta ez dituzu datu guztiak eman aurreko kideek eman dituzte hainbat datu baina egia esan oraindik ere herri honetan jende asko dago

ez daukana modurik bizitza duin bat egiteko arazo ekonomikoak etxebizitza bat edukitzeko arazoak langabezia arazo haundi bat da oraindik ere eta gainera ehuneko hirurogeita hamabik ez du prestaziorik jasotzen

urtebete baino gehiago darama langabezian hogeita hamar urterekin oraindik ere etxean jarraitzen duten gazte asko daude beraien etorkizunaz zer

ausartzen ez direnak eta honek sortzen digu egun daukagun arazo larrienetako bat demografia arazo izugarri bat euskal herrian

pertsonak daude beldurra duten pertsonak eta honen alderdirik gordinena lehen esan baldin bada ere

gizarte honetan arlo guztietan gertatzen direnen alderdirik gordinena lanik prekarioenak biolentzia era guztietakoa zaintza gure gain dago aurpegirik beltzena gizarte honetan dauden arazoetaz emakumeok eta oraindik ere ez dugu ikusten emakumeak daudenik politika horien guztien erdian eta ezin dugu gure etorkizunaz erabaki eta egunez egun espainiako estatuaren demokraziaren gabezia larria pairatzen dugu eta orain momentu honetan historiako momentu honetan gainera salbuespenezko egoera antidemokratiko bat inolako esperantzarik gabea arazoa

egiturazkoa delako ez delako partidu popularra bakarrik ez dago espainia demokratizatzeko aukerarik eta horrek

cultura o en medio ambiente herri aurreratu batek hezkuntza aurreratu bat puntakoa behar du kalitatezko hezkuntza bat

hamar urte bi mila zortzian araban bizkaian eta gipuzkoan gipuzkoar herritar bakoitzak

hori zen barne produktu gordina per capita eta bi mila hamaseian hogeita hamaika mila zortziehun eta bost izan da

aberastasun mailan lehenengo lekuan zegoen euskal autonomia erkidegoa eta orain madrilen atzetik dago baino okerrena da europara begira jarrita orain hamar urte bi mila zazpian euskal autonomia erkidegoaren

europako bataz bestekoaren ehuneko ehun eta berrogeikoa zela eustat en datuen arabera

ez dut ukatuko nik krisia izan denik baina krisiak eragin dio londresi bai parisi bai portugali adibidez egoera

herrialdeekiko begiratuta ez dut nik ukatuko hori

espainiako eredua aukeratu duzue krisiari aurre egiteko espainiak erabakitako neurri guztiei men egin diezue azken urteetan

baina ikerlari gazteen lan baldintzak ez dira onargarriak unibertsitatea da gaur ikerkuntzan

eta inbertsioa eskasa da eta errektoreak ere berriki zalantzan jarri du era honetara unibertsitateak aurrera egiteko aukera izan ote dezakeen

alderdi sozialistarekin koalizio gobernu bat logikaren kontrakoa gehiengorik ez daukalako eta ia ia ezkondu orduko

popularrarekin egin duzue bai eusko alderdi jeltzaleak baina baita alderdi sozialistak ere mendia anderea hain zuzen ere gero esango duzue espainian

gobernutik bota behar dela baina espainiako kongresuan zuek

eta zuek eroso zaudete gobernu honetan partidu popularrak sostengua ematen dizuelako

noiz eta une historiko honetan demokrazia arriskuan dagoen honetan adierazpen askatasuna erasopean dagoen honetan elkartu eta ideiak trukatzeko

demokrazia jokoan dagoen honetan eta oraindik ez dakigu non jarri duzuen proportzionaltasunaren marra baina jarrai dezagun urkullu jauna gaur bertan ere aipatu duzu ekonomia eta enplegua direla zure ardura nagusienetako batzuk

baina gizarte segurantzako afiliatuak dira errealitatea ongien erakusten digutenak eta datuak horiek dira zuek gobernuan egon zareten egun bakoitzeko por cada día que ustedes han estado

en este país eta datu hori txarra da baina datorkiguna ez da hobea eta aurretik ere hitz egin dute

la navalentzat lanean ari diren hamarka enpresa laguntzaile gipuzkoan eta bizkaian cna fagor enkarterrietan cel

lanik gabe geratuko direnak edo gehiago eta kasualitatea izango da baina zuzenean edo zeharka eusko jaurlaritzak arduraren bat

in vigilando euskal herriak eta euskal herriko zati inportante bat den neurrian euskal autonomia erkidegoak

erabaki behar dugu une honetan zertan lehiatuko garen eta horretan lanean hasi behar dugu eta horretarako bideak jartzen hasi

bakarrik lortuko dugu enpleguaren kalitatea berreskuratzea horrela bukatuko da egun erdiko kontratuekin eta

edo zortziehun euroren truke hamabi orduz lan egin beharra inbestidura saioan

hori bai espainiako lan merkatuaren erregulazioa alboratuz edo gaindituz eta gutxieneko pentsioak mila laurogei eurokoa izan behar du eta horretan ere saiatu gaitezke ez dugu zertan egon behar

zer esaten digun honen inguruan eta iritsiko ote den gizarte segurantzaren eskumen hori ez dugu zertan itxaroten egon behar edozein kasutan erkoreka jauna

sáenz de santamaría andreari irakurri dezala parlamentu honek duela urte eta erdi hartutako erabakietan zer zioen eskumen horrek izan behar dituen

bizkarra eman diozue eta horrela enpresarien eskutik eta sindikatuei bizkarra emanda ez dira hobetuko langileen bizi baldintzak

hori baino handiagoa izango dela bi mila hamazazpian

osasunaz arduratzen direla langile publiko horiek guztiak bada datu bat hemen aipatu ez dena eta aipatu nahi nukeena

pobrezia erreal egoeran hamar pertsonetatik hiru sistematik kanpo geratzen dira diru sarrerak bermatzeko errenta kobratuta ere pobrezia erreal egoeran dauden pertsonen ehuneko berrogeita lauk ez du prestazioa eskatzen ehuneko hamar koma bederatziri ukatu egiten zaio erretiratuen

pobreak dira diru sarreak bermatzeko errenta jasotzen duten pertsonen ehuneko hogei langileak dira hori guztia gertatzen ari da hemen

eta hori jakinda asko daukagu datozen hilabetetan jokoan eskubideak justizia eta elkartasunaren bidera itzuli behar dugu eta beldur gara

oso gertu ikusi ez ote dugun eusko jaurlaritza eta ez dagoela dirurik ez esan ze dirua badago eta zertarako nahi den dirua eta gainera urkullu lehendakariak gaur bertan esan digu zenbat hazi den ekonomia ehuneko hiru

behin eta berriro esan dugu fiskalitatea berraztertu beharra dagoela oinarritik benetan bete dadin oinarrizkoena

gehiago ordaintzea europako bataz bestekoetara hurbilduz eta oraindik sei puntu atzetik gaude

ez dugula nahi guk badugu plan bat negoziatzen hasteko eta aztertzen hasteko banatzen hazia dagoena zabaldu hedatu eta garatu daitekeena

bakegintzaz bi hitz egin nahi genituzke bakegintzan aurrera pausuak izan dira

gizarte zibilaren ordezkarien esku armak utzi izana mugarri izan zen eta deigarria berriz ere espainiako gobernuak arlo honetan erakutsi duen utzikeria

ahal duen guztietan ez duela bakegintzan aurrera egin nahi gaur arte orain arte presoekiko erakusten duen jarrera berbera da dispertsioari bere horretan helduz

eta mendeku politika muturreraino eramanez giza eskubideak urratuz eta ezin ulertzekoa da

ikusiko dugu espetxeen eskumena zertan geratzen den eta hori

madrilekiko elkarrizketak baina uste dugu oso kontuan hartu behar duela eusko jaurlaritzak euskal herritarrak erakusten ari diren bidea bestearen azalean jartzeko ariketa

eta ahal den guztietan erreparazioa eta kontuan hartu behar dituela gizarte zibila arakatzen ari den formula eta formula berriak ere baita gertatutakoaren

ikusten ditugu eta eta kontaketa bat bestearen gainean inposatzeak ez dio prozesu honi mesederik egingo gu

eta horrela egiten jarraituko dugu hitz egin dezagun etorkizunaz euskal herriaren etorkizunaz munduan izan behar duen tokirantz

euskal herritarren ongizatea da gure helburu nagusia eta derrigorrezkoa da horretarako guk ere tresna guztiak gure esku izatea gure etorkizuna erabaki ahal izateko eta hori estatu bat izatea da bestela herren egongo gara

eta ondorioz erabakitzeko eskubidea du autodeterminazio eskubidea du

abiapuntu horrekin gu akordioak egiteko prest gaude eta adostasunak prest bilatzeko gaituzue baina aniztasunaren beto eskubiderik onartzeko ez gaude prest kontu honetan ematen antzeman dudan aldaketa bakarra zure iritzi aldaketa da urkullu jauna bederatzi hilabetez galdera egin dizudanean autogobernuaren inguruko zenbait

hori autogobernu ponentzian baino zure irizpideak eman dituzunez

izan daiteke nolabait esateko zure gaurkoaren titularra eta

galdera bat sortzen zait estatu bat da egungo markoa gainditzeko lehendakariak proposatu diguna hori da estatu bat

nazioarteko kontzeptu bat da estatuen konfederazioaren aurretik estatu libreak

apuntatzen dut edozein kasutan baina planteamendua

eskubide historikoak jada mantra bat ere bihurtu dira zuen alderdiarentzat

ados nago baina horretarako formula bat badago aspaldi inbentatua eta hori independentzia da

hausnarketa bat egitera bultzatzen nau aspalditik ari naiz defendatzen katalunia ikusita euskal herriak ere prest egon beharko lukeela estatu independente bat izateko beraz horretarako behar diren egitura guztiak martxan eduki beharko genituzkeela prest eduki beharko genituzkeela

begiratu izan dio kataluniari politika egiteko betiko moduetara ohituta pentsatu izan duzue agian poker partida batean ari zirela eta horregatik entzun ditugu ba europan gaur independentzia lortzea ez da posible

herrigintzan ordea derrigorrezkoa da ahal diren eszenatokiak kontuan izaten eta aurrez ikusten

ezin da esan katalunia ez da inora helduko edo hori aditzera eman eta gu bai garela negoziatzaile onak zeren asteko katalunia heldu da

lortu du espainiar estatuaren egitura zaharkitua eta antidemokratikoa agerian ustea eta hori lorpen handia da lortu du demokrazia gabezia ugari dituen estatu baten josturak desegiten hastea eta hori asko lortzea da

nik nahiko nukeena da zure gobernuak argi esatea zergatik den hobea dependentzia proiektu bat independentzia proiektu bat baino izan ere

gero inbestidura debatean esan zenuen zalantzak zeneuzkala artur masek non bukatu zuen egia esan nabari da ez duzula atzerri ministro bat urkullu jauna zeren esaldi hori

eta jarraitu nezake azarotik ona baina begira uztailera etorriko naiz el mundo

uztailean bertan rajoyrekin ezkutuan bildu ondoren el correoren titularra

zu zara partidu popularraren eredua urkullu jauna zure gobernua da partidu popularrak nahi duena eta gatozen irailera iraileko ia gaindituezina izan delako lehenengo radio euskadin kataluniako parlamentuak erreferendum legea

inolako babesik ez eta aholku bat elkarrizketa behar dela baina zuk uste duzu

kataluniako parlamentuari hainbeste urteren bueltan

elkarrizketa behar dela ez ahal dute eskatu elkarrizketa zenbat aldiz eskatu dute elkarrizketa baita pleno hartan bertan ere zenbat aldiz eskatu zuten

neurri berean elkarrizketa eskatu urkullu jauna ez kataluniako parlamentuak erreferendumaren legea onartu zuen egunena irailaren seian eusko jaurlaritzak ez zuen hitzik esango horri buruz

inportantea irudituko edo deskolokatuta zeundeten edo ez dakit ba gero etorri zen zure

eusko jaurlaritzaren lehendakari zara urkullu jauna gu guztion lehendakaria zara eta espainiar unionismoak berriro

kataluniaren kontra aipatu duzu gaur askotan juncker jauna berarekin bildu zineneko hura ba juncker jauna europar batzordeko presidentea estatu batuetako diplomazia zu baino askoz urrutirago joan dira zentzu honetan

kataluniaz nahiz eta bi mila kilometrotara egon seamos honestos dijo usted

kataluniak egindako bideari beldurra diozue agerian uzten duelako

esan duzuena hau dela bide bakarra eta ondo aterako da lehenago edo beranduago ondo aterako da

estatuz berri bati buruz aritu behar dugulako urkullu jauna eta kataluniari itxi zaizkion ateak euskal herriari itxi zaizkiolako esan dizut lehen

non gauden estatu bat aldarrikatuko dugun legegintzaldian edo betikoan jarraituko dugun legegintzaldian autogobernu eskubidea barkatu

defendatuko dugun legegintzaldian edo beste batean espainiako estatuko autonomia mutilatu bat izaten jarraitu behar dugu edo estatu bat izateko bideari ekingo diogu eta ez ahaztu hemen ez dago jokoan proiektu politiko bat ez dago jokoan independentzia bakarrik hemen jokoan

eta aurrez aurre dugun estatuak arazo estruktural bat du zentzu horretan mendez mende erakutsi duen bezala kontua da demokrazia bai edo ez eta partido popularrarekin egotearekin demokrazia posible den ala ez

baieztapen bat orduan eta gehiago obeditu orduan eta okerrago tratatu gintuzten hausnartzeko modukoa iruditzen zait eskerrik asko

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria egibar jauna zurea da hitza

arratsalde on guztioi euskal politikagintzan denetarik egon behar duela garbi da

papera obserbadoreak itauntzaileak proposamenak

besteen kontzientzia non ote dabilen holako bai ugari hitz egingo dugu aurrerago nik hasi nahi nuke lehendakariak gaur goiz

izan dira errealismo soziala bat nik uste dut hori egokia dela politika edo herrigintzan jarduteko egonkortasun politikoa

instituzioetatik gizarteari mezu garbiak bidaltzeaz gain partekatze prozesu horretan inplikazioa lortzea hau da zenbatu beharrean biderkatzailea izatea gizartea

erakundeen arteko adostasuna lau pilare aipatu ditu giza garapena enplegua jarduera ekonomikoa jarduera ekonomikoa enplegua sortzeko baina jarduera ekonomiko hori suspertu egin behar da piztu egin behar da sendotu egin behar da

eta autogobernu eta estatus berriaren inguruko gogoeta aurreko batean uda aurretikoan galdera neronek egin nion lehendakariari

egitasmoa lehenengo seihilabetekoan nola ikusten zuen eta orduan ere esan nuen

legealdiari begira jaurlaritza batek bere programa idatzita edukitzea onartuta edukitzea hamabost planak onartuta edukitzea eztabaidatzeko noski baita ere

plano horietako batzuk eztabaidatuak izango dira ekarpena jasotzeko lege egutegia ere azaltzea eta lehenengo presupuestoa onartuta edukitzea eta hemezortzigarrena urterako presupuestoaren oinarriak ere

bi alderdi politikoek osatutako gobernua izan da garbi dago ez daukagula ere gehiengo absolutua beraz beste talde parlamentarioekin hitz egin eta hitzartu beharra dagoela azaldu ditu baita ere desafioak horregatik pentsatzen dut izan dela diagnostiko egokia baina

eginak dituen batek ekar ditzake helburu horiek eta gobernu honek etxetik lanak eginak ekarri ditu zeren badu gobernu programa bat hamalau plan eta ni gero ez naiz sartuko zeren pista gehiegi ematea da baina ikusten ari naiz ere hemen zein oposizio klase dagoen

gobernu honek berezko abantaila bat dauka zein oposizio egiten den ikusita

beno bakoitzak ikusiko du nola diseinatzen duen bere estrategia hezkuntza aipatu du

departamentuaren eskutik eta gobernuaren eskutik elkarrizketa partekatu bat bultzatu nahi du

eta ezinbesteko kontsensu horiek aurkitzeko eta horretarako hezkuntza komunitatearekin hitz egin beharra dago eta hor prestutasun osoa azaldu du

azaldu ziguten adibidez sindikatuek ze plan daukaten eta ze greba egingo diren edo sukaldeetan edo eskolan edo garraioetan

partekatu nahi du eta hezkuntza sistema hobeago bat lortu behar dituen emaitzak lortzeko horretarako ezinbesteko ikusten du elkarrizketa demografia aipatu da gaztedia familiaren aldeko eta inmigrazioen inguruko gogoetak berrikuntza eta digitalizazioak industria aldeko plana hemen lehen lander

nik eta baita ere nola eh bildu gogoeta hauetan ikusten dudan

esatea benetan industrian sinesten baldin badugu garbi eduki behar dugu ere

garbi dago jaurlaritzak ezin duela industria ordezkatu

azpiegiturak lagundu internazionalizazioan

behar den babes hori eskaini bai baina zer eskatzen ari gara

hemen krisian dauden enpresa guztietan kontseiluetan sartu behar duela parte hartze batekin

eta nik ikusten dudana da baita ere irudikatu nahi izaten dela

arazoa eta komunikabideen eskutik helarazten zaio jaurlaritzari nolabaiteko notizia notizia txarra edo kezkak bueno elkarrizketa behar beharrezkoa da baina

enpresa ordezkatu bakoitzak egin behar du bere lana jaurlaritzaren egitekoa beste bat da laguntza eskaintzea

azpiegiturak helaraztea edo martxan jartzea hori da jaurlaritzaren egitekoa eta aipatu du lehendakariak europa ere nola dagoen brexita eta gainontzekoak junckerrek

aipatu du orain denbora gutxi europa jakin horretan europa hori estankatuta dago

eskaini nahi zaie a la carta zuk nola egon nahi duzu honetan honetan honetan

osatzeko behintzat behar adineko kemen eta abiadura dagoenik estatuek bere arazoak dituztelako eta hor europak atzean utzi dezake europa berak eta ez beste inork bigarrengo gerratearen ondoren sortutako estado de bienestar delako hori

eta baita ere jaurlaritzak eta euskal instituzioek perspektiba horretan jakin behar dugu nola kudeatu hain zuzen ere zutabe hori zutabe soziala babes sozialarena y señor lander

hori bat fiskalitatea aipatu da ere eta nik hemen uste dut fiskalitatea

eta nik uste dut hor erratuta zaudela iriarte andrea esaten duzunean ba baita ere batgarren más bostehun más i aipatu duzunean klaro gu baldin bagoaz partida konkretura

hainbeste zenbatuta dauzkazu adibidez kenkarietan elkarte zerga tarteko

ibiliko nintzake eta datuak kontrastatzea eskatu dut egia da kosta egin zaidala

zergatik konparagarriak ez baldin badira batzuen eta besteen datuak

erara horregatik politika sozialetan eta fiskalitateari dagokionez nik uste dut ere amankomunean

gogoeta bat irekita dago egia da eskumena lurralde historikoena dela baina gobernuko bi alderdi politikoak saiakera bat egiten ari gara behintzat erreforma bat

nondik tira zergatik baita ere guztiok dakigu presio fiskalaren

edo fiskalitate aldaketa horiek ere oso mugatuak direla momentu honetan dauzkagun aukerak ez direla izugarriak ere baina hori hitzartu beharra dago lurralde historiko ezberdinetan eta gehiengoa sortzeak edo lortzeak eskatzen du alderdi politiko desberdinen

bakea eta bizikidetza eta baita ere giza eskubideak pentsatzen dugu arlo honek benetan bultzada bat behar duela azkeneko urteetan azkeneko urte hauetan lau bost urte hauetan jaurlaritzak egindako

etekinak eman dituela eta giroa lasaiagoa izateaz aparte baditugula desafio batzuk non

baina ezker abertzaleari begira behintzat presoak pausuak eman dituzten bezala

behintzat eman dira eta eta armagabetu da ez da desagertu oraindik nik uste dut desagertzeak

batik bat politikoki behintzat historikoki ezker abertzalea izan denari

eman beharrean gaudela arinago eta gogoetak ere bai

baina timochenkorekin argazkiak atera ondoren berak erabili dituen gogoetak eta pronuntziamenduak tarteka ere plazaratze txarra ez litzateke

bueno europa bera da adibide garbiena europa bera da

hori da esan nahi nuena horri buruz eta gero katalunia

izugarrizko errespetua prozesuaren inguruan eta aldi berean miresmena

katalunia herri anitza da eta integrazioaren alde inork ez bezala lan egin dute azkeneko hamarkada guzti hauetan eta proposamen politikoak

aurkezten ere saiatu saiatu dira beraz

ez da katalunia osoa ados eta nik ez dut inorentzat mehatxurik nahi

ez hiritar soil izanda ere baina garbi dagoena da momentu honetan

eta eskubide demokratikoak oinarrizko eskubideak

urratuak izan direla eta horrek badauka bere esplikazioa

erantzuten ari den hori benetan da eskerrak emateko

demokrata bezala zergatik berain borrokak eta iraunkortasunak

utzi beharreko guztiak utziko ditugu utzi behar danean bainan gauzak bat da harreman instituzionala

eta harreman politikoak akordio bat lortu dute eta besterik ez dago

un futurible bai ulertzen da eta bitartean bakoitzak bere ardurak eta kataluniaren inguruan esan beharreko guztia ez baina guk sinesten dugu beraiek egindako bidean eta esan dugu orain baino lehenago ere

errepublika forma izango duen estatu independente baten aldeko bozka izango litzateke eta honekin bukatu nahi nuke lotsa pixka bat

hainbeste aldiz kataluniako historiaren inguruan galdeketak eta

esango nuke leporatzen egiozue zuen buruari azterketa bat eta erantzun galdera honi

inork ez dituen atera nahi zuekin argazkiak

hemen bakoitza bere historia dauka eta gu hara joaten garenean

ondo hartuan izaten gara nik ez det esango zuek ere ondo hartuak

baino galdetu eta bestela begiratu ia

eskerrik asko egibar jauna legebiltzar taldeen mintzaldia amaituta jaurlaritzaren lehendakari jaunak dauka hitza

jaun andreok arratsalde on beti bezala arreta handiz entzun ditut talde guztietako bozeramaileen hitzaldiak

hasteko azpimarratu nahi dut gezurra badirudi ere

desadostasunak ere logikoak dira diagnosiaren eta lehentasunen esparruan eta hartu beharreko neurrietan eta arretaz jarraitu egin dudanez baditut bai legebiltzar talde bakoitzaren bozeramaileak

daukadala eta gero saiatuko naiz legebiltzar talde bakoitzari berea erantzuten neurri batean baina nolanahi ere

martínez berak esan du edo zuk esan duzu lander jauna

larriak direla autokonplazentzian bizi garela planteatu egin duzu arazoa konpontzeko gaitasunik ez dugula eusko jaurlaritza bezala eta erabili egin duzu egunkarietako hainbat goiburu izenburu

eta titular horiek errealitatea konfunditu egiten dutelarik

hazkunde ekonomikoaren ondorio onik

en el escenario euskal herria bildu iriarte andrea hartu ditudan apunteak hasi dira esanez kataluniari buruz

demokraziaren defentsa aldarrikatu egin duzu eta horretan hainbat galdera behin eta berriz plazaratu egin dituzunak gaurko saio honetan ia ni prest egongo nintzakeen edo nire apustua izango ote litzatekeen

eta erantzun argia aldarrikatzen zenuen errealitate paralelo batetan bizi omen garela eusko jaurlaritza esan egin duzu mundu paralelo batetan aipatu egin duzu bizi garela bizitza duin bat izateko arazoak dituztenen argazki bat egin duzu eta hortik aurrera berriz ere kataluniakoaz gero zure azkeneko parte hartzean diplomaziaz hitz egin duzu niri hainbat gauza leporatu egin didazu diplomaziaren alorrean

duela hamar urteko konparaketa egin duzu barne produktu gordinari dagokion aldetik

garapena ikerkuntza eta finantzazioa aipatu egin dituzu

aipatu egin duzu ere bai ekonomia enplegua eskumenak justizia soziala eta hor lotu egin gaituzu confebaskekin eta lan harremanetan eta lan baldintzetan diren errealitateekin atxikitu egin gaituzu confebaskekoekin batera prekarietatea enplegu publikoa eta soldatak

pobrezia eskabideak elkartasuna aldarrikatu egin duzu eta eskubideetan elkartasuna eta gero fiskalitatearen alorrean galdetu egin duzu non ote dagoen dirua eta zuk zerorrek gero erantzun egin duzu noren eskuetan omen dagoen

bakegintzaren alorrean presoak eta giza eskubideak biktimak eta gizarte zibila eta etorkizunari buruz etorkizunari buruz euskal herritarren duintasuna

euskadi edo estatu libre bat nahi ote dudan eta non gauden galdetu egin didazu

autonomia erregimena edo soberania

eta gero aipatu egin duzu lehen gogoratu egin zaizun bezala auzitegi konstituzionalaren ebazpen bat baina aldi berean edo ebazpen horretan zer islatzen den ere nik uste dut nabarmena dela zure aipamenean berma sistema bat ere planteatu egin daitekeela

eta omen kataluniari kalte egin

edo diodan hainbat aipamen egin dituzu eta horrek

eta kataluniari buruz esan egin duzu reventar las costuras egin duela kataluniak edo egiten ari dela beno gero dependentzia eta independentzia eta gure jarrera

eta larria dela esan egin duzu eta azkenik bukatu egin duzu esanez gobierno más ambicioso beharko genukeela

beraz planteatuko diren gaiak aztertu egingo ditut beti ere eztabaida

hau euskadiren politika orokorrari buruzko eztabaida da eta nire gogoa da aukera hau baliatzea

zuzenean eragiten dieten gaiei buruz eztabaidatzeko nire hitzaldian kataluniako egoera eta estatuaren ereduaren arazoa aipatu ditut goizean

testuinguruaren zati garrantzitsuak dira eta eragiten digute

aipatu ditut eta aipatuko ditut berriz ere ondoren euskadin eztabaidan dauzkagun gaietan zentratuko naiz baina kataluniakoa dela eta utz

kataluniako egoerari buruz kataluniari dagokionez egoera itzulirik gabeko bidetik jarraitzen du erabat kezkagarria da

herenegun diputatuen kongresuan gertatu egin zena han ez zen onartu elkarrizketa politikoaren bidea hartzea

elkarrizketa negoziazioa eta akordioa dira bide bakarra euskaditik bide honi ekiteko publikoa egiten dugu eta horretarako egoera orokorra kontutan izanda gure lankidetzarako eskaintza mahai gainean jarraitzen du batzuei eta besteei

gobernuen edo gobernuaren zereginera eta gobernuaren aldetik diren bi errealitateak bai bi alderdien arteko gobernu bat gara

gobernu egonkorra gobernu eraginkorra eta gobernu zorrotza programa zehatza onartu dugu

saioan ere bai eta erabat sinetsita akordioaren alde dihardugu behin eta berriz

egin dugu herri honen identitatea da eta berreskuratu egin nahi dugu alderdi sozialistari eta euzko alderdi jeltzaleari egindako ahalegina eta babesa eskertu nahi diet eta gero berriz ere egingo dut

eta gobernu programaren oinarriak onartuak daude eta habian eta ideia bat azpimarratu nahi dut

estrategia batekin ari gara eta erabakitasunez egiten ari gara eta egiten diogu

aurre euskadiren etorkizuneko erronkei arazoak onartuz autokonplazentziarik gabe goizean aipatu egin ditut arazoak eta orain ere aipatu egingo ditut

jakitun zailtasunak daudela bertatik bertara ezagutzen baitugu errealismoz eta lankidetzarako espirituarekin reitero que

formación innovación digitalización internacionalización

cuestión galdera egin zait eta galdera da zer egiten duen eusko jaurlaritza arazoen aurrean

arloz arlo arazo ekonomikoetaz hitz egiten baldin badugu eta industriari begiratzen baldin badiogu herri honek politika industriala izan du gaur egun ere badu

industriaren plan estrategiko berria onartu genuen eragile ekonomikoen oniritziarekin dena den ez dago politika industrialik ez euskadin ez beste inon zailtasunik dituzten enpresak egotea eragozten duenik elkarrekin podemoseko ordezkariok ez dago inon

inbertsioa hasten ari da esportazioak hasten ari dira

badaude bai zailtasunak dituzten enpresak eta zuzen zuzenean ezagutzen ditugu eta nik ere aipatu egingo ditut zuek aipatutakoak baino gehiago gainera

baita general electric edo bsh lehengo ufesa sei

guztiekin ari gara lanean helburua da jarduerari eustea eta ahalik eta lanpostu gehien mantentzea empresas en dificultades

langabeziaren arazoa aipatu egin da enplegu gehiago eta hobea horixe da gure lehentasuna eta horrela azaldu naiz goizeko saioan langabezia tasaren aldetik

enplegu politika aktiboetarako inbertsioetan buru buruan gaude euskadin mila zortziehun eta hirurogei euro gastatzen ditugu

estatuan seiehun eta berrogeita hamar euro ahalegina etengabea da eta joera positiboa da egun iaz baino

duela bi urte baino hogeita bi mila gutxiago duela hiru urte baino

eta gizarte segurantzan iriarte anderea duela urte bat baino hamazazpi mila pertsona gehiago dago afiliatuta dena den

joko esan bezala galdu diren enplegu guztiak errekuperatu arte aipatu egin da

eskutik elkarrizketa sozialerako mahaia uztailean jarri genuen mahaia martxan

konponbideak lehenestea lan prekarietatea murrizteko eta lan istripuak gutxitzeko hori da helburua eta horretan ari gara

elkarrizketa sozialerako mahaian eta lan harremanen kontseiluan ere ez dute parterik hartzen ekonomia eta gizarte kontseiluan ere ez

ditugun elkargunerako erakundeak eta beti esan duguna ateak zabalik daude elkarrizketa soziala eta lan merkatu berrirako egokitzapena

batez ere enpresarien eta langileen ordezkarien artekoak urtarrilaren hamazazpian confebaskek

aipatu egin da bai unibertsitatearen egoera edo unibertsitateari buruzko aipamena egin da eta unibertsitaterako laguntza begira gure unibertsitateak estatuko ratiorik handienetakoa du ikasleen finantzaketari dagokionez

handituko dugu unibertsitateko ikerketarako diru funtsak eta gure

bakarrik finantzaketa hobetzea efizientzia eta emaitzak ere ebaluatu eta hobetu nahi ditugu eta hezkuntzari dagokion aldetik

lehentasun bat da eta hala aipatu egin dut lehen esan dut gure herriaren erronketako bat da lehenengo eta behin datu objektibo bat eman nahi dizuet hezkuntzari buruzkoa urtez urte

ez da egon inolako murrizketarik aurrekontu publikoetan ez da egon

aurten ehuneko bi koma bat igo da hezkuntzako inbertsioa eusko jaurlaritzak zortzi mila bederatziehun eta hirurogeita hamasei euro inbertitzen du

ikasle bakoitzeko estatuko altuena da europako puntako herrialdeetako inbertsioaren parekoa

ratioak hitzartutakoak baino txikiagoak dira hitzartutakoak baino txikiagoak eta estatuko txikienak dira

edo erabakitakoaren arabera egiten ari dira eta interinitateaz hitz egin baldin bada ere

beste esparru bat izan da bizikidetza eta giza eskubideei dagokiona

ez ahaztu oraindik zer falta zaigun eta ez dugu ahaztu egiten eta ez gutxietsi lortu duguna ez gutxietsi lortu duguna ez dugu

zaiguna terrorismoaren eta indarkeriaren iraganaren gaineko gogoeta autokritikoa eta behin eta berriz aipatu egiten dut giza eskubideen urraketak barne hartuko dituena eta eta ahaztuko ez duena eta bestetik espetxe politika berri bat egungo egoerari egokituta

eta zer lortu dugu etaren amaiera terrorismoa bukatzea lortu dugu eta behin betiko desagertzeko atarian gaude memoria gogora institutuarekin memoria bilakatu da gero eta gehiago elkargune bat eta gero eta gutxiago da liskarrerako arrazoi bat

gero eta adostasun zabalagoak irabazi ditugu baita biktimen elkarteekin ere eta zailtasunak zailtasun handitzen doa aitorpenik gabeko biktimenganako erreparazioa

bizikidetza gizartea normaltasunez bizi da eta normalizazioaren alde dago eta gizartean dagoeneko dauden oinarrizko kontsentsuak memoria eta bizikidetza lantaldea ere islatzeko garaia da eta

euskal bidea defendatzen dut eta uste dut

aipatu egin dut eskozian edo erresuma batuan dugun eredua edo europar batasunean bertan

eta legebiltzar honetan abiapuntua barne akordio bat lortu behar dugu gero itun politiko bat bideratu ahal izateko elkarrizketa

euskal bidea da estatutua betetzea euskal bidea da autogobernua gaurkotzea euskal bidea da aldebikotasuna bermatzea euskal bidea da estatuaren nazio aniztasuna onartzea

eusko jaurlaritza europara begira dago europara begira dago zuek europara begira jartzen bazarete eta hala espero dut errazagoa izango da

errazago zuek jartzen baldin bazarete europara begira bai babes sozialean bai prestakuntzan

aipatu egin didazu juncker jauna aipatu egin dudala goizeko saioan hainbat aldiz eta aipatu egin didazu

juncker jaunarekin batzartu egin nintzenean zuen kritikak jaso nituela

guk europari begira jarraituko dugu eta guk negoziatzeko prest izango gara

eta argi esan nahi diot euskal herria bilduri marra gorririk gabe guk ez dugu marrarik jartzen negoziaketa prozesuetan

ekiten diogu negoziazio bati edo negoziazio borondate bati eta

esan nahi dizut legealdi honen edo legegintzaldi honen hasierari emateko orduan elkarrizketa prozesuan eta bertan daude

legebiltzar kideak zaretenok euzko alderdi jeltzaleatik eskaintza egin zitzaizunean zuek ukatu egin zenuen eta zergatik ukatu egin zenuen

marra gorria zeneukatelako bai elkarrekin podemosi begira zeundetelako eta baita ere elari begira zeundetelako eta horrek nakar esatera

beste inori galderarik egiteko ia zuek nortasunik ote duzuen

iriarte andrea egibar jaunak egin dizudan bezala galdera bera egiten dizut zein da zuen alternatiba zehatza zehatza

eskerrik asko alonso jauna euskal sozialistak mendia anderea

elkarrekin podemos taldearen ordezkaria martínez jauna zurea da hitza

beno arratsalde on berriro ere ba argudio gutxi

berean populismoa eta papa francisco sartzen baditu ez esaldiak egiten eta baita era esan behar ez dela lehendakari aguirreren izena hain beste

diru publikoarekin zuen errelato konkretu bat egiteko lehendakari aguirreri buruz baina beno guk nahiago dugu beste errelato bat sortzea beraren inguruan

euzko alderdi jeltzaleak arazo bat du ez azkenean egiak esaten

gauzak esaten ditu eta gaur zeuri egibar jauna hori gertatu zaizu

bost milioi hamabi mila bostehun es verdad cinco

eh bildu taldearen ordezkaria iriarte anderea zurea da hitza

gauza asko esan dizkidazu eta nire txanda laburra da arlo ekonomikoan

baina hau ez da gustu kontu bat hau da zuk datu batzuk eman dituzula eta nik datu horiek ez ditut ukatu eta badirela beste datu batzuk ere argazki hori osatzen dutenak eta zuk onartu duzu

onartzen duzula oraindik ere urratsak eman behar direla eta nik esan dudan bakarra da zertan eman behar ditugun urratsak eta ze datu diren ardura sortzen didatenak nik datuak aurkitzen ditut eustaten eurostaten eta inen eta horiek dira hona ekartzen ditudanak beste

ze datu hartzen dugun batzuk hartzen ditugulako batzuetan

nik erabiltzen ditudan datuak eta beste gauza bat ere esan nahi dizut eta hau da deustobarometroaren datu bat

bat datorrena nik argazki horretara erantzi ditudan beste datu batzuekin ere nik ez dut nahi herri honentzat gero eta okerragoko egoera

hoberena nahi dut herri honentzat ez dut pentsatzen orduan eta okerrago izan orduan eta okerragoa izango da nik adibidez zuretzat edo zure gobernuarentzat alderantziz urkullu jauna nik herri honentzat hoberena nahi dut baino hoberena egiteko uste dut hori ere osotu eta osorik eman behar dugula hezkuntza zure arduretako bat dela esan didazu eta hezkuntzan ez dela atzera egin

beharko genituzke bi mila hamazazpian beraz ez du aurrera egin behar dugu oraindik ere gehiago aurrera egin

zu suntsitzeko nik esaten dizut herri honek aurrera egin behar duelako eta zuk beti jartzen didazu horrelako susto aurpegi bat par gehiago egiten duzu alonso jaunarekin urkullu jauna neri ez didazu inoiz irribarrerik bat egiten

egin dizut urkullu jauna estatu bat aldarrikatzen ari zara estatu libre bat aldarrikatzen ari zara estatu konfederala aldarrikatzen duzunean hori galdetu dizut eta ez didazu hori erantzun ze hori horrela baldin bada zuk estatu bat aldarrikatzen duzu eta zuk

estatu bat aldarrikatzen duzu eta zuek dirudienez ere estatu bat aldarrikatzen duzue zuek ez baina tira jende asko dago hemen estatu bat aldarrikatzen duena nik estatu independente bat

nahi dudana aldarrikatzeko nola galdera egin dit lehendakariak ez omen dakizu zein den gure proposamena

urkullu jauna eta gauza bat argi utzi nahi dizut beste ezer esan baino lehen nik ez dut gezurrik esaten

ez dut gezurrik esaten eta gobernua osatzeko egin genituen ez negoziaziotan eta aurrekontua adosteko

ez zen egon mahai gainean inolako eredurik jartzeko aukerarik ez zen egon aukerarik zuek nahiko argi zeneukaten norekin egin nahi zenuten gobernua alderdi sozialistarekin bai jauna urkullu jauna oso erraza zelako oso erosoa zelako kanpotik ulertu eta guzti egin dezakedan kontu bat da baina argi

ez genuen jarri inolako eredurik mahai gainean ez zen negoziaketarik izan eta ez da gezurra errepikatzen dizut urkullu jauna eta honetan esaten dizut nik ez dut gezurrik esaten nik ez dut gezurrik esaten urkullu jauna benetan eta aurrekontuak negoziatu genituenean

negoziaziorako zegoen orri bakarra eta guk mahai gainean jarri genituenak ez ziren aintzat ere hartu bai jauna urkullu jauna eta zuk bilera haietan ez zinen egon eta gero ez bai bai ez zinen egon eta ez atera niri
iturrate jauna ez zen egon eta ez genuen negoziatu uriarte andrea segi mesedez

esango dizut rajoy jaunak noiz adierazi zuen babestuko zituela eta onartuak zeudela aurrekontu horiek eta oraindik ere guri zenbait falta zitzaigun zuekin guri ustez zuekin hitz egiteko

benetan esaten dizut eta agian izan bagenu aukera gure ereduak mahai gainean jartzeko

zer izango den edozein kasutan nik ponentzian argituko dut eta gainera behar den guztietan eta nahi duzun guztietan aukera daukazu hortik hona etortzeko edo nik hortik hona etortzeko dudarik ez dela nahi duzun guztietan elkartzeko eta jakin ezazu gainera gehiengo sozialarekin batera

herri honen gehiengoekin batera eh bildurekin batera herri hau garatzeko

eduki ezazu hori argi eta garbi kataluniaren inguruan berriro ere esan duzu elkarrizketa legalitatea elkarrizketa politikoa behar dela alonso jaunak erantzun dizu zer iruditzen zaion berari bai

bai kataluniarako proposatzen duzuna nik ez dut pentsatzen guk hemen

euskal bidea euskal bidea noski hemen eraiki beharko dugun bidea da nik esaten dudan bakarra da aurrez aurre daukagun estatua

ez dela eskozia aurrez aurre daukagun estatua ez dela kanada ez dela kanada

espainiako estatua atxilotu dituenak kataluniako hainbat eta hainbat kargu

komunikabideak alerta larrian jarri dituena hori dela aurrez aurre daukaguna hori dela demokrazia gabezia izugarria erakusten duen

zailtasunak erakusten dituen estatu bat daukagula aurrez aurre horixe da esaten dudana eta horren aurrean beraz beste bide batzuk ere badaudela

badirela bide batez esango dizut pastor jauna ni ez naiz sekula pozten inori inolako mehatxuak egiten dizkiotelako ez katalunian ez hemen eta ez munduko beste edozein tokitan zin dagizut hori horrela dela sekula santan

politiko eta demokratiko soilak direla nik ez ditut pintadak egiten eta nik salatzen ditut hori jakiteko esaten dizut

hori da egin dizudan beste galdera bat demokraziarekin zaude demokraziaren kontrakoekin zaude eta galdera egin dizut ez zalantzarik daukadalako

hautsi egin behar dituzulako ez esan harreman bat eta puntuala denik harreman puntual honek

eta oxigenorik gabe lehen esan dizut urkullu jauna ez dago surik ez dago surik egibar jauna zure

euskal herria bildu astintzea edo zuk esaten duzun bezala ezker abertzalea astintzea bai jauna eta begira gauza bat ez zait gustatu ez gara

edo ados egongo gara gauza batzuetan baina begira oraindik ere eraikitzen

besterik gabe presoak eta presoen transferentziak ateratzea ez zait gustatu eraikitzen ari garelako eta zuk nik bezain ongi dakizulako

denean oso kontuz ibili behar dela hor tartean dauden elementu guztiak ez aurpegiratzeko niri ere mihi puntan gauza asko geratzen zaizkit tripara sartzen ditudanak zeren tripak batzuetan gauza batzuk eskatzen dizkit baina ez ditut uzten mihi puntatik ateratzen

sakondu dut nik gai honen inguruan nahiz eta ez parlamentu honetan egon eta uste dut garrantzitsua dela eta orduan partidu popularrarekin daukazuen akordioa egibar jauna da akordio bat alderdi popularrari oxigenoa ematen diona eta ezin da

eta prozesioan ibili urkullu jauna ezin da kanpaia jo eta prozesioan ibili eta ezin da esan gaur hemen ez da ezer gertatzen eta demokrazia ez dago arriskuan eta independentzia independentzia aldarrikatu eta independentzia independentzia esan

edo hauteskunde gauetan independentzia bai edo ez zertan geratzen gara hori da aklaratu behar duguna

egibar jauna imintziorik ez gauza bat esango dizut orain dela hiru aste esan zenuen

parlamentu honek errepublika hura onesteko lehenengo aldarrikapena egitea zure firmaren ondoan jarri nahi nuke nire firma ere oraindik atzera egin ez baldin baduzu

urriaren bata baino lehenago hain zuzen ere erreferendum horren aldeko gure jarrera erakusteko parlamentu honetan gaur bertan adibidez

erakutsi duen bezala adibidez jaun andreok herri bat gara eta ez dugu etsiko eta etsiko ez dugulako esango dugu ba nosaltres també ez dakigu noiz baino lortuko dugu guk ere bozkatuko dugu eskerrik asko

andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria egibar jauna zurea da hitza

astindu kontu hartzailearen paper hori ez dakit

esan zuk zer egingo duzun zuek zer egingo duzuen nola

saldu guzti hori baino etorkizunean bidelagun izango baldi bagara

pnv tratatzeko modua ez ez zurea aizu zer esan dizut ba iraingarria zer esan dizut

harremanik akordio bat daukagu ez etortzeko gero astero astero beste gaur batzuk galdezka hori izan dut koherentzia minimo bat eta nik gauza asko gordetzen ditut

nola eta nik ausardi hori txalotzen dut baina askotan pentsatzen dut

independente moduan zaude talde batetan eta orain zazpi urtera arte

zuten independentzia beste era batera lortu zitekeela ez dut aipatuko

estrategiaren ondorioak oraindik hortxe dauzkagu

orduan bide politiko eta demokratikoak erabili behar baditugu soilik hori

hori aitortu behar da aitortu behar da politikatik lortu delako hori baino ez zaitez jarri lezioak ematen gainontzekoei eta kontuan hartzen

finkatu nahi dugun estatus politiko berri hori eta estatu propioa bai kontua da nola eta denon artean

denon artean ahal den gehienak behintzat elkartuta eta honekin

azkenean debate hau eduki dugu eta nik uste dut dauzkagula

hiru jaurlaritzak baina politikoki autogobernu batzordea

ondo egitea baina ondo egitea esan nahi dut argi eta garbi eta bakoitzak azaldu ditzala

baina herri proiektua definitzeko nik uste dut oinarriak jarri behar ditugula eta baita ere prozesu parte hartzaileak

zergatik zergatik gazte asko dago esaten duena nik estatutua ez nuen bozkatu

eta zergatik ez parlamentu honetatik abiatuta oinarri eta printzipio horiek jarri

gazteei begira batik bat parte hartze prozesuak bideratu azkenean legebiltzar honetara etor dadila etorri behar duena lege proiektu bezala

tramitatu eta behintzat prozesu parte hartzaile izan dadila eta nik uste dut horrek izugarrizko garrantzia izango lukeela eta

lizkioke emango prozesuari berari horregatik euskal gaztediari begira

bainan nik uste dut daudela kontzeptu batzuk adibidez herri nortasuna identitatea euskaltasuna

euskarak egiten gaitu euskaldun ikasi dezakegu gaztelera frantsesa

euskara herria giza garapena ekonomia

justizia soziala solidaritza eta elkartasuna berdintasuna balore bezala erabakitasuna katalanek

erabakitasun hori eta iraunkortasuna nik uste balore horien eskutik behintzat gure talde parlamentarioa gure alderdia garbi dauka aurrera egin behar dugula

entzun partekatu entzun partekatu konpromisoak hartu

gu prest gaude gurekin martxa egin nahi duenak ibili nahi duenak esan dezala gu prest gaude